llevar adelante esos centros de formación profesional eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

que no es ese el camino eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

toña jauna denbora agortu da gai zerrendako hamabostgarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina lehen hezkuntzako hiru mailako ikasleen ebaluazio frogei buruz

zurea da hitza egun on berriro ere hezkuntzan
ikasturte hau lomceren ezarpenari ateak ireki dizkion urtea izan dela esan dezakegu

gogoratzea garrantzitsua dela iruditzen zait hau da lomcek gure hezkuntza sistemari

egiten diona eraso larria da inolako zalantzarik gabe eta horrela

euskal herriko hezkuntza eragileek euskal herriko hezkuntza eragile gehienek ikasle familia langile eta beste hainbat elkarte eta erakundeek

hezkuntza ministroak inposatutako lomceren kontrako iritzia

araba bizkaian eta gipuzkoan ez dezala aplika eskola inklusiboa konpentsatzailea eta integratzailea bultzatzen dugunontzat

hau da ikasle guztientzako aukera berdintasunean ekitatean hezkidetzan eta kalitatean oinarritzen den hezkuntza sistema

esan dudan bezala eraso larria da gure errealitatetik sortutako hezkuntza sistema eraiki ari garenontzat

hezkuntza sistemaren ardatza izatea ezinbestekotzat jotzen dugunontzat eta hezkuntza sistema propio eta publikoa defendatzen dugunontzat eraso larria da hezkuntza sistema propioa nahi dugu

madrilgo inposiziorik eta interferentziarik gabe zer egin du jaurlaritzak hezkuntza sailak eraso honen aurrean

men egin du hezkuntza eragileekin eta beste erakunde batzuekin batera erasoari aurre egiteko bideak adostu eta babestu beharrean

sailak bide orri bezala baina heziberri bi mila hogei markoa ez da lomceri aurre egiteko tresna baliagarria argi gelditu da curriculum dekretuak eztabaidagai izan direnean azken batean dekretu hauek nagusiki lomcek diona jasotzen dute

hasi dela ez dira gutxi ikastetxeak irakasleak gurasoak

adosten ari direnak testuinguru honetan arreta eman digu aste honetan bertan

madrilen hezkuntza ministerioarekin izandako bileran

asturias andaluzia kanariar eta kataluniako hezkuntza ordezkariekin batera bileratik altxatu ziren planto egin zuten

lomcek ezartzen dituen errebalidek erkidegoen hezkuntza konpetentziei egiten dien erasoa suposatzen duten hezkuntzaren zentralizazioa

langileen gutxiespena azpimarratu dituzte keinu positiboa

orain arte hezkuntza sailak izandako jarrera aldatzea ekarri beharko luke

errebalidak egingo ez direnaren konpromisoa bermatu eta hezkuntza erreformari modu eraginkorrean

hezkuntza eragileekin adosteko bideari ekitea suposatu beharko luke baina gaur gaurkoaz ez da horrela hezkuntza sailak

aurtengo ikasturtean lehen hezkuntzako hogeita hamar ikastetxeetako hirugarrena mailako

ebaluazio froga egingo zietela aurreratu zuen nahiz eta jakin hezkuntza komunitatearen iritzia ez datorrela bat erabakiarekin

madrilen bileratik altxatu eta hemen madrilek agintzen duena aplikatu ez du balio

adibide argia da ikasturte honetan lomcek ezartzen dituen lehenengo probak pasatu dizkizuela gure ikasleei orain arte

arrazoi ugari daude proben sistema hauen kontra egoteko edo egiteko ebaluazio jarraitua lehenetsi beharrean

emaitzei garrantzi guztia ematen zaie eta oztopoz beteriko lasterketa ipintzen zaie ikasleei testuinguru hurbila kontuan hartzen ez duten proba estandarizatuak planteatzen dira kontuan izan gabe testuinguru ekonomiko sozial

arrotzak dira azken batean instrumentalak diren gaiak bakarrik ebaluatzen dira ikastetxeak probak prestatzeko zentroak bihurtzeko

ebaluazioa egiteko aukera irekitzen zaie esango duzue zuen asmoa beste bat dela ebaluazioa konpetentzietan

oinarrituko duzuela aurten hirugarrena mailan froga pilotua

eta nik hemen orain aipatutakoa ez dela hemen gertatuko ez dela errealitatea baina lomcek dioen bezala txintxo txintxo eta lehendabiziko aldiz aurten lehen hezkuntzako ikastetxe batzuetako

jarrera honek ez du gure ikuspuntutik zerikusirik

madrilen izandako jarrerarekin horregatik diogu

altxatzea ondo dagoela baina ondoren hemen

aplikatzea sinesgarritasun osoa kentzen diola keinu positibo horri zeren datorren ikasturtean zer aurten

eta datorrenean ebaluazio froga gehiago lehen hezkuntzan seigarren mailan dbhn

unibertsitatera joateko hori horrela izanik horregatik galdera hau interpelazio hau egiten diogu

zer egiteko asmoa dauka hezkuntza sailak ikasturte hau amaitu aurretik eta lomceren ezarpen

lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasleei egin beharreko ebaluazio frogekin eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko jaurlaritzaren

arrondo andrea ulertuko duzunez ez nahiz berriz hasiko jaurlaritzak

legebiltzar honetan senatuan ministeritzak deitzen duen hezkuntza konferentzian hezkuntza eragileen aurrean eta agertu garen edozein tokitan gu

hezkuntza erreformaren erabat kontra gaude askotan esan dugun legez lomceren aurka gure esku dauden baliabide guztiak erabili ditugu orain arte

aurrerantzean ere beti ere gure hezkuntza sistema babesteko eta zuk esan duzunez

hezkuntza sistema hobetzeko horregatik hain zuzen ere

eusko jaurlaritzak hainbat erabaki eta neurri hartu behar izan ditu gure ikasleak babesteko hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak besteak beste

dakizuenez heziberri bi mila hogei planak hiru egitasmo ditu lehenengoak hezkuntzaren norabidea markatzen duena

ikasleek oinarrizko konpetentzia guztiak garatzeko eta bizitzarako prestatzea du helburu plan horren bigarren egitasmoa kurrikulum dekretuak dira

arautzea dute helburu kurrikulum proiektuak prestatzeko parte hartze prozesu aberasgarria bete dugu euskadiko hezkuntza administrazioan urte oparoetan burutu den prozesurik aberatsenetarikoa aberatsena ez esatearren

jaurlaritza haur hezkuntzako eta oinarrizko hezkuntzako dekretuak tramitatzen ari da oinarrizko dekretuaren emaitzarik aipagarrienen artean zera dugu

etapen antolaketarako autonomia izango dute ikastetxeek lehen hezkuntza urteka zein zikloka antolatzeko eta zikloka egin ezkero orain bezala hiru ziklotan edo guk bi ziklotan banatzeko eta proposatzen den gutxieneko ordutegiak aukera emango die ikastetxeei euren hezkuntza eredua gauzatzeko bestalde gure dekretuan arautzen diren ebaluazioen diagnostikoa eta helburu eta honek ez du zerikusirik ministeritzak inposatu nahi duenarekin aste honetan bertan hezkuntzako konferentzian adierazi genuenez ministeritzak erregulatu nahi dituen kanpo ebaluazioen kontra gaude ebaluazio horien helburuen kontra eta bai ebaluazio ereduaren kontra ere batetik beraien helburua ikasle guztien

eta ikasleen emaitza akademikoetan ondorioak eragitea delako bestetik ez direlako

ebaluatzeko hemen gure autonomia erkidegoan dekretuan planteatzen dugun ebaluazio guztiz koherentea da eredu pedagogiko berriarekin

lehen hezkuntzako etapa ziklo bitan banatzea proposatu diegu ikastetxeei batetik lehenengo bigarren eta hirugarren mailak egongo dira

horrela gauzak lehen hezkuntzan bi ebaluazio egongo dira hirugarren mailan eta seigarren mailan hirugarren mailan egingo dugun ebaluazioa ikastetxeak berak prestatuko du isei ivei ren laguntzarekin beraz barne ebaluazio bat izango da eta seigarren mailan egingo dugun ebaluazioa isei ivei k egingo duen ebaluazio diagnostikoa izango da ikus dezakezuenez zuek ebaluazioetan parte

guk ordea beste bide batetik jotzen dugu gure bide propiotik jotzen dugu heziberri bi mila hogei planaren baitan lantzen ari garen bidetik gure ikasleen interesetara egokituz gure hezkuntza sistemaren mesedetan gobernu honek

egin nahi nituzke azken egunotan komunikabideen bidez jakin izan dugu hainbat ekimen sortu izan direla sindikatu eta plataformek eraginda lehen hezkuntzako hirugarren mailan egingo den frogan parte ez hartzera eskatuz

baina bai eskatuko nahi nieke familiei erantzukizunez joka dezatela horrez gain lasaitasun mezu bat bidali nahi nieke lehenik eta behin

ez du inolako eraginik ikaslearen espediente akademikoan ikasleen eta sistemaren hobekuntza du helburu bakarra hau oso detaile garrantzitsua da

eta lehen hezkuntzako hirugarren mailako ebaluazioan zentratuz

lan egiten ari da ez lomcek ezarritakoa betetzeko baizik eta heziberri bi mila hogei planaren eredua gelara eramateko

beste arlo batzuetan ere egin izan dugun bezala beraz heziberri bi mila hogei planaren eskutik

eta beste aldetik ebaluazio diagnostikoa daukagu ondo dakizuenez

ari gara eta ikasturte honetan bosgarren edizioa burutuko dugu euskadiko ebaluazio diagnostikoak berezko ezaugarriak ditu gainerako autonomia erkidegoenen ezberdinak proben kanpoko ebaluazioa

erkaketa prozesuan ikasle guztien inklusibitate handiena

konfidentzialtasunaren bermea edo eta rankinak ez ezartzea

ezaugarri guzti horiek ezinbestekoak dira horregatik lehen hezkuntzako hirugarren mailako probetan ere ezaugarri horiek mantendu behar direla uste dugu

mailako ebaluazioa egiteko behar den informazio guztia jasotzea da

atenditu egiten ditugu gure errealitatea eta beharrak kontutan hartuta eskerrik asko uriarte andrea arrondo

diozue gaur ere hori diozu baina jaurlaritza hezkuntza saila

aplikatzen ari da aurten orain gure ikastetxeetan

aplikatzen ari zarete sekretupean daramatzazue aplikazio hori kasu askotan zer gertatzen da ingurunerekin zer erlijioarekin zer hirugarren mailako

irizpide erabili dira ikastetxeak aukeratzeko derrigortuta daude ikastetxeak froga pasatzen borondatezkoa da nork diseinatuko ditu frogak nork zuzendu zein helburu konkretu

ez duzu zehaztu heziberri aipatu duzu eta zer den adierazi duzu heziberri plana eta hori ezagutzen dugu

baita ere aipatu dituzu zikloen eta zikloen banaketa esanez nolabait ikastetxeen autonomia ikastetxeen erabakien gain gelditzen dela hori ez da egia

bi ziklo ezartzen ditu lehen hezkuntzan orain arte hiru egon dira

ezartzen du hirugarren mailako froga eta seigarren mailako froga zer egiten ari da gure ikastetxeetan azken batean bideratu bi ziklo horietara

kasualitatea lomcek ezartzen dituen frogen araberako antolaketa eta horretaz ari gara

esan dugu eta esan dut madrilen ondo dagoela beste erkidegoko kideekin

planto egitea baina ez duena logikarik eta itxurakeri bat dena da gero hona etortzea eta lomce aplikatzea eh bildutik

bat hirugarren mailako azterketa horren kontra gaude kontra gaude lomceren aplikazioaren ondorioa delako inposaketa delako

erabat antipedagogikoa delako bi bat egingo dugu nola ez babestuko dugu hezkuntza komunitatea

desobediente izatea erabakitzen dutenak hirugarren mailan seme alabak dituzten familiak alegia animatzen ditugu gainera

ez egitea eta lomceri planto egitea eta hau ez da gauzak muturrera eramatea agian hori egongo da pentsatzen une honetan

ez zuk esan duzun bezala arabako bizkaiko gipuzkoako eta nafarroako plataformak eta eragileak

hori egiteko eta bide hori egiteko prest zaude asko eta asko

eta ezbakarrik plataformak atzo bertan guraso elkarteak

aztertzen ari direla aukera hori katalunian abian dago

egin du eta horrela ezagutu genuen atzo bertan komunikabideetan

eskatzen dizugu azterketa hau ez egiteak ez du inolako ondorio ez akademiko ez administratiborik zuk ere

familiak erabaki hori hartuko balute ez luke inoren gaineko inongo ondoriorik izango ikasleak eta profesionalak babestuta daude beraz berresten dugu hirugarrena mailako ebaluazio diagnostiko pilotaje horretan hau da

gatozela beti esan dugun bezala gure hezkuntzaren alde eta inposaketei aurre egiteko autua hartzen duten orok

ondoan edo euskal herria bildu ondoan eta bidelagun izango du eta hezkuntza sailburua ondoan izango dute familia horiek

jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

arrondo andrea oinarrizko legea da eta administrazio bezala legea bete behar dugula

gure hezkuntza sistema babesten dugula eta hobetzen dugula eta horretaz ari gara ez

guztiarekin guk eta guk babesten dugu gure hezkuntza sistema

hauteskunde aurreko garai hauetan dena baliagarria dela ez nahastu mesedez ebaluazio diagnostikoak eta errebalidak nahasten ari zarete eta aproposa ministeritzaren errebaliden helburua kontrola da bai autonomi erkidegoen kontrola eta ikasleen espediente akademikoen kontrola horregatik kontra gaude

ebaluazio diagnostikoak dira beraz ebaluazio hauen helburua hezkuntza sistema hobetzeko informazioa jasotzea da

guk planteatzen dugun ebaluazioa gaur hemen planteatu duzunari dagokienean gure curriculumaren dekretuaren proposatzen dugun planteamenduarekin eta gaur egun egiten dugun ebaluazio diagnostikoaren bat dator

eusko jaurlaritzak ikasle du helburu bai ikasle interesen alde egingo du beti

legeak lege ikasleen mesedetan gure hezkuntza sistemaren faboreetan

horregatik hain zuzen ere guk galdetzen didazun lehen hezkuntzako hirugarrena mailako ebaluazioa sistemaren hobekuntzarako erabiliko dugu soilik diagnostikoa baitu helburu

geuk diseinatutako froga izango da gauzak edozein moduan egin beharrean aldez aldeko froga bat egin nahi izan dugu hortik dator

eta esperientzia horren emaitzak oinarritzat hartu ahal izango dira bi mila hamabost bi mila hamasei ikasturteko ebaluazioa egin ahal izateko une honetan zabaldu ahal izango da ebaluazio diagnostikoa froga hori lehen hezkuntzako

confundir a la comunidad educativa horregatik arrondo andrea hasieran esan dudan bezala gu ministeritzak

espainiatik inposatu nahi diguten hezkuntza zentralizatuaren aurka gure hezkuntza sistema propioa eta gure

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak

ertzaintzaren antolaketari eta bi mila hamasei ortzimuga planari buruz

para que cumpla sus objetivos eskerrik asko llanos andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de herdia andrea llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea beltrán de heredia andrea zurea da hitza erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak
osasuneko sailburuari egina osakidetzan kalitatezko enplegua bermatu

eskaintzeari buruz onartutako erdibideko zuzenketa betetzearen inguruan

darpón jauna ea goizetik hona

beste erantzun bat ematen didazun osakidetzaren ardatza helburua eta lehentasuna pertsonak izan beharko

eta hipotetikoan diot hipotetikoan zeren ez dakit gobernu honentzat hala den asko aldarrikatzen duzue darpón jauna pertsonak erdigunean dituzuela baina egia esan

ez dakigu erdigune horrek zer esan nahi duen argi dudana da eta argi geratzen ari zaidana da egunerokoa ikusita ez dituzuela pertsonak

egiturako kate begia makinaria garrantzitsuena pertsonak dira pertsonak behar ditugu langileak behar ditugu pertsonak artatzeko

artatzeko zeren bestela ezinezkoa da osasun arreta eskaintzea eduki ditzakegu munduko makinaria hoberena azpiegitura hoberena baina pertsonak ez baldin baditugu nola artatuko ditugu pertsonak

zerbitzu bat ezinezkoa da eta zoritxarrez osakidetza

urte osoan dago minimoetan egun hauetan

osakidetzaren etorkizunagatik kalitatezko osasun sistema publiko borrokatzen ari diren langileak beraien eskubidea egikaritzeko greba eskubidea egikaritzeko zailtasunak

urte osoan zehar minimoetan daudelako esaterako ospitaletako plantetan urte osoan dauden langileak eta minimoetarako ezarri diren langileen kopurua berdina da bera da eta larriagoa dena

minimo bezala ezarri dira oraindik hamaika ikustekoak jaioak benetan ikaragarria horretaz gain enpleguaren behin behinekotasuna ikaragarria da eta osasun sailak aitortzen du behin behinekotasuna ehuneko hogeita hamaretik gorakoa da

osakidetzarenak eta osasun sailarenak dira argi ikusten dugu osasun sailak ebazpen bat atera zuen osakidetzako estrukturazko

langileetan ezarriz eta datuak aztertzen baditugu bi mila hamabosteko otsailean

dira lanean eta nominak aztertzen baditugu datuak aldatzen dira nominak gehiago dira zehatzagoak izateko hogeita hamabost mila berrehun eta laurogeita hamairu nomina guzti hori jardunaldi osoan

nabarmena geratzen da jardunaldi osokoak behera doazela eta zatikakoak partzialak gora egiten ari dela beraz ikusten ari garena da

ordezkapenak ez direla betetzen beraz egoera jasangaitza aurrean duguna baldin osakidetzak urteetan izan duen kalitatea mantendu nahi bada edo hobetzen joan nahi baldin badu zeren beti dago

aurkitzen gara baina bai esan beharra dago egoera hau izanda ere langileak egiten duten esfortzuagatik herritar asko eta oro har ongi artatuak sentitzen direla

osakidetzan ia ezinezkoa dena lortu dela hain zuzen ere sindikatu guztiak ados jartzea hori da lortu duzuena sindikatu guztiak ados jartzea

eten egin beharko luke bere jokabide aldebakarrekoa berez

onartu zen agindua eta hor jasoak daude proposamenak eta gaurko interpelazioaren bidez jakin nahi dugun da hemen onartutakoaren inguruan zein edo zeintzuk diren osasun sailaren asmoak gogoratuko dut zer onartu zen onartu zen mahai sektorialean negoziatzea besteak beste azken urteetan suntsitutako enplegua berreskuratzeko eta plantillaren egonkortasuna bermatuko duen eskaintza publikoa egiteko heriotza ezgaitasun iraunkorra eta jubilaziogatik bajen estaldura ehuneko

epe ertain eta luzera begira plangintza bat egitea besteak beste errelebo generazionala bermatzeko ikustea besterik dago plantillaren zahartzea zein kopuruetan dagoen eta hemendik eta bi mila hemezortzira ere non

urtean zegoen kontzentzuzko irizpide hori berreskuratzea

hogeita hamabost orduko lanaldiena hori ez zuei bakarrik baizik eta administrazio osoari dagokio lehen egunetik ordezkapenak

zeren lehen egunetik ez dira ordezkapenak ezartzen behin behineko enpleguaren egoera aztertzea eta horren aurrean neurriak hartzea

egitasmo dituzuen proposamen honen aurrean eta legebiltzarreko mandatuaren aurrean eta espero dut ez izatea goizeko erantzun
berbera eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza darpón jauna

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

asmoen berri emanez erantzungo zuk ala eskatu arren ekintzen berri emango dizut nik

baino lehenagotik bai testu hau onartu geroztik

y por la estabilidad del empleo eta osasun asistentzia unibertsala bermatzeko eskaria dela eta berriz zaude ziur

zalantza izpirik euskadin jende guztia hartzen dugula salbuespenik gabe

agintzen duten printzipioak egunero egunero egiten dugu funtsezko printzipio horien alde eta haiek dira euskal osasun sistemako

tienen mucho parecido con el sistema sanitario osasun asistentziak baditu egia da kontuan hartu beharreko berezitasun batzuk

pena bat ez dudala jaso espero nuen erantzuna

herritarron ikuspegitik unibertsaltasuna kalitatea eta ekitatea

ari zarete egiten zuek ari zarete egiten esaterako urte osoan zehar osakidetzako zentro eta ospitaletan langileriak minimoetan lan egiteko ezarriz

edozein ospitaletatik ikusteko zein den egoera ekintzak

ekintza egiten ari zareten bakarra da itxurakeria

ikusten ari garen gauza bakarra eta guk gaur gauza bakarra eskatu nahi dizugu uzteko itxurakeriak eta errealitatea mozorrotzeari eta propagandari eta ausardiaz jokatzeko

behar dugulako daukagun egoerari aurre egiteko noski egoera hori ez dela bakarrik osasun sailetik datorrena egoera konkretu bat

eta horrek eskatzen du ausardiaz jokatzea benetan osakidetzaren aldeko apustua egin nahi badugu noski pertsonen aldeko apustua egin nahi baldin badugu bai langileena eta bai osakidetzaren erabiltzaileena beitu

opea ez da bi mila lanpostu sortzeko ez baizik eta bostehun eta berrogei lanpostu barne promozioa beraz

eta beste bostehun eta berrogei lanpostu berrirako beraz mila gutxi gorabehera milara ez da heltzen

ez daude deituak ez daude deituak aipatu duzue agian

dela seguraski aukera egongo dela bi mila hamaseian deitzeko beraz

ez manipulatu eta propaganda gutxiago eta ekintza gehiago eta hori da errealitatea eta hori zuek onartu duzue sindikatuekin izandako bileretan eta gauza bera egiten duzue hainbat kontuekin itxaron zerrendekin

beraz guk hemen behar duguna da errealitatea ezagutzea bai langileen ikuspegitik bai sindikatuen ikuspegitik bai herritarron ikuspegitik bai jaurlaritzaren

arazoei eta egoerei aurre egiteko besterik ez eta

egia absolutua baina beno zerbait egin beharko dugu daukagun egoera konpontzeko eta legislazio basikoaren inguruan hemen legislazio basikoari

nahi dugunean ez dugu betetzen eta nahi dugunean negoziatzen dugu ertzaintzarekin gertatu den bezala ertzaintzaren opearekin ez da arazorik egon negoziatu da madrilekin eta ez da ezer gertatu beraz zergatik beste arlo batzuetan ez da negoziatzen lehentasunak

zeintzuk diren aipatu duzu giza baliabideen plana sindikatu medikuarekin lortu zena justu lortu zen akordio partzial bat aukera emateko hirurogeita zazpi urtetik aurrera lan egiteko aukera atea irekitzeko

bideratzearen kontrakoa lortzeko beraz serioak izan gaitezen eta behin behinekotasunaren inguruan luze hitz egin genezake legebiltzar honetan horren inguruan urratsak emateko gardentasuna irabazteko zerrendak beste era batetara egiteko

inguruan eta osakidetzak ezin du jarraitu errentetatik bizitzen inboluzio batetan gaude

ordainduko dute eta osakidetzak izan denari izateari

utziko dio beraz zuen esku dago edo beste plan bat duzue osakidetzarentzat zein da zuen plana

bata da unibertsaltasunaren ekitatearen eta kalitatearen atea

osakidetza mantentzeko sistema publikoa indartzeko eta beste atea da pribatizazioarena kalitatea okertzea herritarrak bigarren mailan geratzea beraz hor zuek aukera behar duzue ze ate irekitzen duzuen guk garbi daukagu zein den gure eredua eta horretarako

proposamenak mahai gainean jartzen ulertzen dugu proposamen guztiekin ados ez egotea baina tira agian erdibidekoren bat edo lor genezake
aurrera egiteko besterik ez eskerrik asko ubera andrea jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

osakidetzak euskal gizarteari eskaintzen dion zerbitzuak

oinarririk gabeko lan giro nahastuaknik ez dakit gai honetan zuk benetan ze interes duzun se nos habla

lan eskaintza publikoa ere aipatu duzu ez omen da nahikoa eta berriro diot

baldin bazabiltza zuk eskatuta nire erantzunak lasai utziko zaitu osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatea benetakoa

enkarterrietako espezialitate zentroari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

enkarterriko zerbitzu orokorren eta zerbitzu sanitarioaren eskuragarritasunak funtsezko aldaketa izan duela azken urteotan ardura duten erakundeek

bizkaiko eskualde honen alde eta berriro planteatu behar izan da zer behar duen benetan eta zer proiektu geratu den dagoeneko zentzurik gabe

para este centro espero que la aprueben nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskal

bai joan den martxoan mugimenduak hauteman ziren tolosa zatiko tunel faltsuaren tunel artifizialaren ezkerraldeko hegalaren gainaldean lehenbiziko bisitetan hauteman denez ingurunearen ezaugarriak kontuan izanik obren aurretik ere mugimenduak jasan dituen hegala da

eta ezponden mugimenduan espezializatuta dauden teknikarien aholkularitzarekin lehenbiziko ondorioak ikusita esan daiteke ziurrenez hegalaren ezegonkortasunaren eragilea inguru horretan metaturiko ur kopuru

así le interesa eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskal yko atzerapenei buruz ruiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere eta bai lehen ez dizut komentatu baina beno nik uste dut ganbara honetan denok dakigu

obra hauek beste obra handi baten zatiak dira

fomento ministeritzak eta adifek berak ere parte hartzen du honetan eta bai estudio geologiko horiek eta bai proiektu guzti horiek eta onarpen horietan

oniritzia ere badago eta kasu honetan ere horretan datza

une honetan espainiako gobernuak zehazki adifek hernani astigarraga zatiaren proiektu eraldatuari eman beharreko onespen teknikoaren zain gaude eusko jaurlaritzaren eta adifen artean ezarritako prozedurak kontuan izanik pausu hori eusko jaurlaritzak kontratazio organo gisa eman behar duen onespenaren aurretik eman behar da

horretan lur kutsatuak zituzten lau gune hauteman ziren ingurumen alorreko erakunde eskumendunarekin gune horiek ezaugarritu eta neurriak definitu ondoren hori dela eta joan den otsailean obra osagarriei buruzko espedientea idazteko baimen eskaria